arratsalde on guztioi berriro ekingo diogu bilkurari taldeen txandan euskal talde popularraren bozeramailea

muchas gracias eskerrik asko alonso jauna jarraian euskal sozialistak mendia andrea zurea da hitza

arratsalde on lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok eta lagunok decía el lehendakari ramón rubial

lo hacemos por convicción democrática behin baino gehiagotan esan dut oposizioan zein gobernuan eta berresten dut orain sozialista bat espainiako presidentea dela

alderdi desberdinak batu ginelako gizarte honetan garai berri bat irekitzeko eta horrek erakusten du elkarrizketaren garrantzia akordioak lortzerako orduan

erakutsi egin dugu politika ezinbestekoa dela herritarren arazoak konpontzeko haurren pobreziari aurka egiteko

ez uzteko osasunerako eskubide unibertsala berreskuratzeko eskubide laboralak sustatzeko emakumea erabakien lehenengo frontean jartzeko pentsio publikoen sistema bermatzeko hainbeste buruhauste

konpontzeko aukera eta guretzat poztekoa da gobernu sozialista bat delako posible egiten duena noski herritarren beharrak erantzuna dutelako

ekimen horiek bat egiten dutelako sozialistak euskadin martxan jarri ditugun politikekin gobernuaren lana herritarren agendan ardaztea erabaki genuen

gizartearen pluraltasuna onartuz gure desberdintasunak alde batera utziz eta ahalegin guztia eginez enpleguaren alde

etxebizitzaren alde espainiako gobernuarekin ere elkarguneak bilatzea erabaki genuen eta presidente bat dugu gaur gu bezala akordioarekin eta euskal gizartearekin ongizatearekin konprometitua así que

batzen gaitu eta horrela berretsi du ganbara honek lan iruzurraren aurkako borroka esfortzu handia egin dugu ikuskaritza lanak areagotuz eta horri esker legealdi honetan sei mila pertsona baino gehiagok beren egoera erregularizatu dute

eskubideak dituzten enpleguak berreskuratzea helburua da langabezia ehuneko hamar baino gutxiago izatea legealdi amaieran eta lehenengoz lortzeko bidean gaude baina kontua ez da soilik langabezia jaistea baizik eta enpleguaren kalitatea bermatzea ere

eragindako prekarietatea pairatzen dugu oraindik espainiako gobernu berriak lege hori zuzentzen ari da eta gure eskura dagoen horretan tresna berri bat daukagu

gure errealitatetik hurbilago eta ekonomia berri eta aldakor honek behar dituen langileen heziketan oinarritua es el camino que permite

de eta biktimek espero dute eragindako mina guztiz bidegabea izan zela aitortzea espero dute euren familiarra galdu zituztenek

ez eta joan behar izan zutenek espero dute udaletako bilkuretan erasoak jasan zituztenek poliziak epaileak kazetariak

irakasleak eta argi esan behar da ez dagoela arrazoirik ez dagoela proiektu politikorik beldurra bahiketak eta erailketak justifikatzen dituenik

eta beharrezkoa da jakitea egia familia

non dauden euren senideak instituzio publikoak lan egin behar dute inor harro sentitu ez dadin bizitza bat kentzeagatik eta beharrezkoa da biktimak aitortu eta erreparatzea biktima guztiak

orain dela berrogei urte gernikako estatutuak elkarbizitzarako esparru bat eskaini zigun eta gaur elkargune hori garatzeko eta modernizatzeko aukera dugu

posiblea da euskaldunak berriz batzea proiektu integratzaile inklusibo eta bideragarri baten barne iraganean lortu genuelako

albo batera geratu sozialistak gure kultura politikoaren ondarerik oparoena berreskuratzeko helburua dugu asko baita batzen gaituena

eskerrik asko mendia anderea jarraian elkarrekin podemos taldeko

arratsaldeon guztioi lehendakari jauna

gizartearen gehiengoa osatzen duten euskal langileen bizi baldintzei emandako sastakada izan da su tan cacareado objetivo de bajar

guztiona dena esku pribatuetan uzten duena eta politika mota horietan dago ondoren ezagutzen ari garen ustelkeriaren jatorria

soberaniari buruz hitz egitea eta gure autogobernua hobetzea jakina baina gehiengoa osatzen duten langileen eskubide eta interesen zerbitzura jartzeko ez eliteen zerbitzura jartzeko ez eta gure herriko benetako

guztioi mahaiburu andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna urkullu jaunari gaur entzun ondoren edozeinek esango

bizi garela benetako oasi batean gobernu honek deskribatzen duen euskadin

eta ez dago gazte bakar bat ere bere aitaren edo bere amaren etxean bizitzera behartuta etxebizitza bat alokatzea luxu bat delako

zer da hori emakumeen eta gizonen arteko desberdintasuna mundu mundialeko erreferentzia gara

luxuzko bizitza daukate gobernua bertute guztien eredu

ezagutzen dituen arazoez nahita ahaztu izanak ez ditu arazo horiek desagerrarazten lehendakariak onartu nahi ez badu ere

batzuk bere ezgaitasunarengatik arazoak daude jakina daudela

antes que reconocer su incapacidad bere jardunean lehendakariak erakusten duen soluziorik ezak euskadiko eder bat

ez duena eta autokritika txikienaren arrastorik ez duen euskadi bat inork sinesten ez duen plubireportaje bat saltzera etorri zaigu gaur lehendakaria egiazkoa ez den euskadi baten

ez duela zerikusirik gobernu honekin are gehiago nork pentsatuko luke hori guztia lotura

y una larga lista horrek isolatutako kasuen itxura gutxi izango balu bezala lehendakari jauna

kontuz ba sagar usteletako saskia gainezka dagoelaren itxura ematen du

ustelkeriaren aurkako neurriak bultzatu behar direla esango luke

hitzik ere ez honen inguruan gobernuak ez du hori guztiari aurre egiteko zer esateko ezta egiteko ere ez bueno quizás sí

klientelismoari buruz hitz egin behar dugu ezinezkoa da osakidetzaren lan eskaintza publikoari buruz hitz egitea ezinezkoa da edo edozein pertsona normalarentzat

aipatu ez du ere egin ez dago horrelakorik bere gobernuaren ardura ez delako izango da gobernu honek

azalpenik ez duelako eta hartu beharreko neurririk ez duelako

aurrean gure herrialdeko azken aldiko istorioan izan den iruzur handiena gertatu ondoren de verdad que no hay nada

egingo dizut ikusle pasiboarena egiten jarraitu behar du zure gobernuak euskadin emantzipatzea gazte eta ez gazteentzat

edo beharbada aurtengoa errepikatu dezakezue eta arriolak

y los de kutxabank sobre media euskadi bide batez urkullu jauna ahaztu egin zaizu guri zerbait kontatzea

abian jarri duzun zure ekimen berriei buruz zure gobernuari deserosoak zaizkion sindikatuez ari naiz ezer berririk horren inguruan

publikoki mehatxatzeaz eta ikuskapen fiskalekin jazartzeaz gain zure burua elkarrizketaren erregetzat aurkezteko ez duzu askorik egiten elkarrizketa sozialaren arloan

premia badugu euskararen erabilera eratu behar dugu gure lurraldeko auzo herri eta hiri gehiagotan esparru gehiagotan

eta horretarako akordioetara iritxi behar dugu gure lege dekretu eta hizkuntza politikak hobetzeko

esaten dizudanean esparru honetan akordioetara iristeko

eta zer esan beharko dizut azken aldiko memoriaz elkarrizketa gehiago oraindik erronka handia da bizikidetza erabat demokratikoa errotzea

oinarri tinko eta sendoaren gainean egitea indarkeria modu guztiak deslegitimatuz elkartasuna adieraziz

biktimei indarkeriazko ekintza guztiak bidegabeak justifikaziorik gabeak krudelak alferrikakoak eta zekenak izan direla esanez bakar batek ere ez zuela inoiz gertatu behar izan inoiz

behingoz polizia abusuen biktima guztiak presoen hurbilketa gauzatu eta presoentzako tratu humanitarioa ziurtatu horretan guztiok elkar gaitezke

akordio zabal eta askotarikoetan elkar gaitezke autogobernuari buruzko elkarrizketa eta akordioak behar ditugu ere oinarri pluralak eta zeharkakoak adostu behar ditugu euskal gizarte osoarentzat salbuespenik gabe inor kanpoan utzi gabe inor baztertu gabe

ikuspegi baztertzaileak alde batera utziz berrogei urtetan

hori posiblea da lehendakari jauna posiblea da akordioak lortzeko borondatea badago akordio zabalak pluralak

euskal ezkerrak herrialde honen elkarbizitzari dagokionez elkarrizketa

eta gizartea ekonomia ingurumena edo feminismoaren eremuan zure gobernuarekin dugun ere hipotekatu baldintzatu edo baztertu gabe egiten dugu

hitz egiteko ausartuko al zara gaur zer esango diezu gaur hobe dela eskola pribatuan matrikulatzea elkarrekin podemosek oso argi dugu gu eskola publikoarekin gaude eta gainera oso harro gaude

edo bestalde hitz egin dezakegu tolosaldeko la asunción klinikari buruz externalizazioak garraio sanitarioan sortzen dituen etengabeko gatazkei buruz edota donostiako ospitale onkologikoari buruz

hogei urte baino gehiago konponbiderik gabe herriko parrokoak ere alde egin du herriko parrokoak alde egin du

alarde matxistarekin nahiago genuke hori arazorik handiena izatea

edota balio diskriminatzaileetan hezten duten opuseko eskolentzat hamabi milioi euro

y público privados ahaztutako gauza gehiago diru sarrerak bermatzeko errenta lehenago elkarrizketari buruz hitz egin dugu

argi dagoena da gobernu honek elkarrizketan suspenditu egiten duela ez dago autogobernuari buruzko elkarrizketarik ez dago elkarrizketa sindikatuekin ez dago elkarrizketa pentsiodunekin eta ez dago diru sarrerak bermatzeko errentaren edo lanbideren erreformarik hain zuzen ere elkarrizketarik ez dagoelako

benetan harrigarria da osoko bilkura honetara etorri zara inolako apaltasuni gabe osoko bilkura honetara

erdira iritsi zara gutxiengo parlamentarioarekin aurrekontuak aurrera ateratzeko babesarik gabe autogobernuari dagokionez nahaste handiarekin

adibidez diru sarrera bermatzeko errentarena eta lanbidearen erreforma sindikatuekin elkarrizketa erabat suntsituta dago zure alderdia eusko alderdi jeltzalea bustitzen dituen hainbat ustelkeria kasu daude osakidetzaren enplegu eskaintza publikoan iruzur masiboa egin da eta arazo sozial ugari daude eta hori guztiari ez diozue konponbide bakar bat

arratsaldeon guztioi kalean kalean hasi nahi dut gaurkoa

errealitatetik urrun gobernu

hasi nituen lehenengo hitzak atril honetan eta ezinbestekoa dela

milaka emakumek horrela aldarrikatu dugulako martxoaren zortzian kaleetan eta orain aldarrikapen hori edukiz bete behar dugulako lanean aisialdian zaintzan edukiz bete behar dugu festetan horregatik ezin genezake onartu duela hamabost egun hondarribian gertatutakoa

horrelako zerbait onartu ahal izatea eta erakundeek ostrukarena egitea

ezin genezake jasan ia egunero bortxatuak edo jasartuak izatea bost andre hil dira aurten euskal herrian

arlo guztietan jasaten dugun desberdintasuna eta kalean jarraitu behar dut kalean jarraitu behar dut milaka pentsiodunek esan digutelako bizitza duin bat izateko zailtasunak dituztela

alaben etorkizuna ere kolokan dagoela guretzat hau lehentasunezko gai bat da eta horregatik proposamen propioa

guztiekin alderdi politiko guztiekin eta eragile guztiekin mila laurogei eurora iritsi arteko proposamena legebiltzar honetan bertan aurkeztu izan duguna

kalean milaka pertsona ikusi ditugu aurten euskal presoen eskubideak aldarrikatzen urtero bezala

eta gure babes guztia dutela esan nahi diegu pertsona horiei kalean milaka eta milaka pertsona ikusi ditugu halaber gure esku dago ekimenak deituta herri honek erabakitzeko eskubidea behar duela aldarrikatuz erabakitzeko eskubidea

eman ahal izateko erabaki ahal izan behar dugulako pentsiodunei andreoi enplegu alorrean

gure eskoletan dagoelako zenbat eta geure burua gobernatzeko ahalmen eta gaitasun handiagoa izan orduan eta hobeto biziko gara eta orduan eta gehiago zabalduko dugu demokrazia eta herritarren defentsan ez nuke ahaztuta utzi nahi

gure herrira etorri diren milaka eta milaka migratzaileak eta gogora ekarri nahi ditut gure artean bazterturik bizi diren milaka pertsona

kalean kaleak bete dituzten langileak ere gogoan izan nahi ditut irakasleak erresidentzietako zaintzaileak la naval edo productos tubulareseko langileak hainbat eta hainbat baita urte honetan lanean hil diren

eta gogora ekarri nahi ditut oraindik bi mila hemezortzian euskara erabili eta administrazioak derrigorrez gaztelaniaz hitz egitera behartzen gaituen pertsonak edo herri honetako

euskal sormenaren urterik onenetan bizi garen honetan

horiek guztiak dira euskal herritarrak eta hau hau denon herria da eta ez dugu inor bazterrean utzi nahi

irakurketa orokorra da aukerak galtzen ari garela herri eta jendarte gisara baina abagune berriak ere baditugula guzti horri erantzun ahal izateko hau da kalearen taupada eta badirudi gobernuaren bihotzak ez duela taupada horrekin konektatzen horregatik diogu miopia sozial larria duela gobernu honek herritarrak ikusten ari dira egunez egun euren interesak atzean gelditzen direla zifra makroekonomiko handien atzean makillaje eta marketing operazio jarrai batean bizi garelako

krisi ekonomikoa atzean utzi dugula esaten digute baina benetan atzean gelditu da ekonomiak hazkundea izan duela diote

orain hamar urte baino txikiagoa da herritarren erosteko ahalmena barne produktu gordina per capita oraintxe heldu da duela hamar urteko mailara hamarkada bat oso osorik galdu dugu

eta argiaren faktura ba argiaren faktura ehuneko hogeita hamar garestitu da langabeziaren datuak ere hobeak izan daitezke

amore eman duten pertsonak edo lanaldi osoa lan egin nahi dutenak eta ordu batzuetako kontratuarekin konformatu behar dutenak langabezia tasek ez dituzte kontatzen zortziehun bederatziehun euro

estatistika horien arabera erosotasunean bizitzeko aukera dute baina guztiek ere ezin dute pisu bat alokairuan ere hartu ez daukate

hogeita bost hogeita hamabost urte bitarteko gazteak dira horiek gure seme alabak belaunaldi horri esan genion prestatzeko ikasteko ahalegina egiteko horrela gauzak lortu ahal izango zituztela baina guk ez dugu euren bizitza kontratua bete eta prekarizazio horretan

harrapatuta kezka hau guztiona da eurena beraiena geurea gurasoena geure gurasoena eta gurasoekin gainera gertatzen zaigu

beraz arazo intergenerazional bat daukagu bete betean eskuetan

kapitalak jaso duela batzuek berreskurapena deitu duten hori baina ez langileek ez herritarrek aberastasuna ez da birbanatu eta arrakala gero eta handiagoa da eta hori ez da ekonomia osasuntsu baten seinale eta horren aurrean galdera argia da

sin autocomplacencia inertziak nora garamatzan zain egoteko ordez aurre

handiagoz sindikatuekin elkarrizketa normal bat eramateko gauza ez den gobernu bat baino patronalaren edozein doministiku neumonia bat bezala tratatzen duena

erronkari erantzuteko prest ezin dugu onartu ekonomia beltzaren ekonomia estaliaren aurrean

neurri zehatzagoak hartu behar ditugu aspalditik esaten ari garen bezala neurri zorrotz eta zehatzagoak ulertu beharko du gobernuak zerga bilketaren igortzea langileen lepotik datorrela oso osorik

ordaintzen duelako kapitalak eta horri amaiera ipini beharko zaiola

gobernuaren anbizio falta erakusten dutenak gure ustez langabezia tasa ehuneko hamarekoa izatea da helburua bi urte barru alemanian hiru koma laukoa da erresuma batukoa laukoa austrian lau koma zortzikoa portugalen sei koma zortzikoa eta helburuak ehuneko hamar

industriaren pisuari dagokionez ehuneko hogeita bostera heltzea da helburua bi urte barru eta iazko datuen arabera bageunden dagoeneko ehuneko hogeita lau koma bian hori al da anbizioa euskal irrati eta telebistari buruz ere hitz egin nahi nuke maite dudan irrati telebista horri buruz

eta hogeita bat mendeko erronkei aurre egiteko zaharkituta geratu da eta errotiko eztabaida adostasuna eta plan baten beharrean dago eta horretarako

izan ere anbizioa ez da kudeaketa lana egitea edo notaritza lana egitea politika publikoetan lidergoa izatea da

aurrean dituen erronkei egoki erantzuteko gaitasun handiagokoa eta hor dakizkioken krisien aurrean erantzuna hobeto eman dezakeena bai jakintzan inteligentzian kulturan

inbertitzen duenean euskal herriko unibertsitateak herri honen hezkuntza zientzia eta ikerketaren ardatz nagusia izan beharko lukeenak

ia beti eskean eta marko juridiko zaharkitu batek itota gainera baina gobernuak gaur esan digu dagoeneko prest ote daukan datozen urteetako

euskal herriko unibertsitaterik ez zegoen garai hura salamancara edo valladolidera

aldarrikapena izan zen hura hezkuntzaren emaitzen datuak euskalduntze datuak eta gainerakoak kezkagarriak dira eskoletan langileak itota

eta handiagoa da zentzu ezkorrean baina gobernu honek ia urtebetez sutan eduki du sektorea

indikadoreak zifrak datuak horien guztien atzean pertsonak daude gure bizitza proiektuak aurrera eramateko gero eta zailtasun handiagoa dugun gizon emakumeak ez da kasualitatea hezkuntzan

ume gutxiago daude jendeak umeak izan eta zaintzeko dirurik aukerarik baliabiderik sarerik ez daukalako eta hori krisiaren ondorio zuzena da

prekarietatea instalatu izanaren ondorio zuzena

herrigintzarik eta herritarrak dira bidea erakusten ari zaizkigunak

eta horretan aritu gara lanean urte osoan eta horretan jarraituko dugu eta horregatik aurkeztu dugu esate baterako parlamentu honek gizarte zerbitzuen euskal

edo enpresetarako berdintasun ziurtagiri bat ezartzeko ideia edo jaurlaritzaren meneko kontratazio publiko guztietan langileei gutxienez mila berrehun euroko soldata bermatzeko proposamena

bidea erakusten jarraituko dugu euskal herria bilduren ekimenez burutu direlako azken bi urtetako hobekuntza esanguratsu gehienak eta adibide bat enplegu alorrekoak dira

que cuida de su ciudadanía ez dago akordiorik hezkuntzan ez dago hezkuntza proiekturik herri honetarako eta sasi akordioak dira ezagutzen ari garenak

dio globalizazioari hobekien aurre egiten dioten herriak

hartu dutenak diren horiek direla beraz estatuak direnak espainiar estatuak urte luzeak daramatza euskal autogobernuari oztopoak jartzen

beste batzuetan auzitegi konstituzionalaren interpretazio

euskal autonomia erkidegoa gaitasun politikorik gabe utzi dute herritarrek behar dituzten politika publikoak garatzeko gaitasunik gabe eta gernikako

bazter utzita eta are gehiago kataluniako estatutuaren

eta lehendakariak berriz ere itxaropena jarri du gernikako estatutua betetzearekin

horretarako ez dakit osorik beteko dutela uste duzun lehendakari jauna

on bat da etorkizuneko oinarria jartzen duelako akordio on bat da beste aliantza batzuk zabalagoak posible direla erakusten dutelako zain dagoena beste aktore batzuk ere batu daitezen ez dagoelako inolako arazorik hori gerta dadin akordio on bat da herri honen gehiengoari erantzuten diolako ezkerretik eskuinera akordio on bat da estatus

helburua euskal herria bilduren helburua eta bitartean lortu daitezkeen akordioak behin behinekoak izango dira guretzat

edozein estatus berrik euskal herriaren aitortza jaso behar duela eta ondorioz jasota geratu behar duela euskal herriak bere burua gobernatzeko duen eskubidea

erabakitzeko duen eskubidea demokraziaz eta askatasunaz ari gara

ezberdinen artean akordatutako oinarriak dauzkagu

adostasunaren apustuari eutsiko dio euskal herria bilduk baino ulertu ditzagun ongi bi kontzeptu

zer esan nahi duen elkarrizketak eta ulertu dezagun ondo zer esan nahi duen akordioak elkarrizketak lehenengo eta behin maila bereko interlokutoreak eskatzen ditu

berriki ikusi dugu urkullu lehendakariarekin izandako lehen bileran transferentzien batzordea biltzea erabaki zuen

talde bat osatzea eta polizien biktima izandakoen kontrako errekurtsoa kentzea

momentuz gauza gutxi harreman eredua aldatzea derrigorrezkoa da horregatik berdinetik berdinera aritzea hori da elkarrizketa eta norbaitek orain arteko eskemari elkarrizketa esan nahi badio arazo bat daukagu kontzeptuarekin eta ez da arazo txikia gainera errezeta zaharren emaitza ezagutzen dugu eta irtenbide berriak behar ditugu beraz errezeta berriak aukera berriak eta badauzkagu aukera berriak por tanto diálogo sí

euskal jendarteak aukeraz betetako aro bat bizi du eta desegin ondoren kanpoko nazioarteko konferentziatik aurrera aro berri bat zabaldu zaigu

bidea da zabaldu zaiguna eta bidea egiten ari gara eta euskal herria bildu hor dago eta elkarbizitzaren eraikuntza horretan guztiok izan behar dugu bidaide

ez da ulertzen dagoeneko espainiako gobernuak preso politikoen aferan aurrerapausorik zergatik ez duen eman iragarri zituen neurriak baina ez ditu bete

legearen aurrean gainera behin eta berriro baldintza berriak eskatzen jarraitu du eta ezarritako salbuespen egoera

mantendu egiten da hiru laurdenak bete dituztenak gaixorik daudenak

bestalde herri honek giza eskubideen aldeko apustua egin du herritarren artean kontsentsua gero eta zabalagoa da euskal herrian egia

giza eskubide guztiak pertsona guztientzat larunbatean errenterian egin genuen ekitalditik urriaren hogeian orain presoak ekimenean egingo dugun arte eta gehiago dei egin nahi dizuet

cultural tenemos un gran país aukera handiak ditugu aukera baliabide eta potentzialitate izugarria dugu herri gisara

egongo da herri akordioak egoteko behin eta berriro errepikatu dut eta gaur berriro ere errepikatuko dut euskal herria bildu hor egongo da herri akordioak egiteko

higatu batetik eta marko ahitu batetik aukeraz betetako bide bati ekiteko eta gure eskua luzatuta dago gu prest gaude hemen eta orain etorkizunari begirako oinarri berriak jartzeko sendotasunez seriotasunez arduraz

egiteko herritarrei zerbitzu hobeak eskaintzeko herritarrei itxaropenezko etorkizun bat emateko helburuarekin gure ekarpena egiteko pero el actual

herri ikuspegia izan eta herritarren altuerara egotea eskatzen dizuegu bulego gutxiago eta herri gehiago marketing gutxiago eta politika gehiago

eta elkarlan gehiago iragan gutxiago eta etorkizun gehiago

gutxiago eta determinazio handiagoa izan gaitezen zintzoak herritarrekin ipini ditzagun herritarren interesak beste guztiaren gainetik pertsona askez osatutako herri libre bat egiteko abagune ederra daukagu parerik pare gure aurrekoek ez dute

eta gure ondorengoek ez dute gugandik gutxiago espero eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea

pleno hauek ez dutela ezertarako balio niri behintzat gauza asko argitu

zuek azkeneko hitzaldiarekin gauza asko esandakoak eta esan gabe gelditu direnak baina beno

bi urte pasa eta gero jaurlaritzak bere egindakoaren berri eman du eta datozen bi urtetarako dituen asmo eta proiektuak ere azaldu dizkigute

luzatuko zenbat lege onartu diren hiru zenbat dauden bidean datorren

plan estrategikoak zehatz mehatz azaldu ditu lehendakariak

bete diren autokritika egin du gabeziak ere aitortu ditu eta beno datuak ere hor dauzkagu hazkundearenak

eta nik uste dut hemen dagoela klabe bat lehendakariak esaten du oinak lurrean oinak lurrean

eduki badauzkagu eta asko eta politika izaten da normalean aitortzeaz gain lehentasuna jarri eta

aurre egin nola egiten den aurre hori izaten da kontua eta lehentasunak non jartzen diren ez baina eguerdian esaten nuen hemen oso erraza da esatea beno ba ez duzu ezertan asmatu hori zaila da esatea landerrek berak esaten zuen ba beno beno ez dut esango dena gaizki doanik agian ez gobernuaren merituz baina gauza batzuk berez hobeto doaz baina

gaizki dago azterketa hori egiterakoan konklusio

herri honen argazki bat satelite batetik eta han ikusiko duzu

baino gerturatzen zara eta beste eskala batera pasatzen zara

eta ia ikusten duzu zure herria eta dago txarrerako jaurlaritza honen bekatua da erabiltzen duen eskala giza eskala dela

bere alde onak eta bere alde txarrak zergatik gordintasunean ikusten dituzu

zure herritarren arazoak arazoak ugariak dira gazteenak eta zaharrenak

edo interesak dituzten beste batzuk ere guzti hori guzti hori kontutan eduki eta politika egitea da besteak beste legebiltzar honek

baita ere jaurlaritzaren eskutik ba proposamen ezberdinek

bi urte bi aurrekontuen aukera dauka hau nik esaten dut bi aurrekontuen aukera zergatik azkenean aurrekontu batek

zer egin nahi duzun zure baliabideekin noski baina zure o gure baliabideak ba datorren

euskal finantza kontseiluak erabakiko duela zer diru daukan instituzio bakoitzak gastatzeko

defizita zorra egonkortasuna lehentasunak

inbertsioak izoztuta eduki ditugu neurri batean beste lehentasun batzuei aurre egin izan behar diolako

ehuneko zazpi ehuneko bost ez dakit zer

azpiegituratan edo inbertsioetan baina hori da lehentasunak

horren inguruan erreakzioak eta hemen nik uste dut argibideak ez eskatu eman direla

eta da bere mingostasuna erreminduta ikusi dut alfonso alonso ba beno azkenean klabe batek mugitu du bere posizio politikoa eta da

babestu zuen eta rajoy ez dago bere tokian eta rajoyren martxak erabat baldintzatu du

nik uste dut baina hemen podemosek ere azaldu du bere

garatuko duen gurekiko baina ezer gutxi konkretatu du ezer gutxi konkretatu du agian denbora

konkretatzeko aukera izango duzu baino aurrekontuak gainean dauzkagu eta hau nik ez dut esaten emergentzi plan batetik abiatuta esanez bota falta da bale

ez da mundua horregatik geldituko baino bai badakigu onartzeak

indar bat dauka presupuestoak onartzeak eta euskal instituzio guztiak

aurrekontuak onartuta badituzte herri honek aurrerapauso sendoagoak emango ditu onartuta ez badauzka baino hori garbi dago

eh bilduk hartu duen jarrera askotan esaten da hitzetik ekintzetara

gaurko diskurtsoa izan da ikuskaritza batetik egiten den diskurtso bat deskriptiboa izan da deskriptiboa izan da esateko

ez anbiziorik lokartuta dagoela encefalograma plano ez dakit zer

encefalograma plano iker casanovak esan du orduan hori esaten denean esaten duzu beno hauek zein asmo daukate etorkizunera begira

desafioak desafio horiei erantzun egin behar zaie

oso epe motzean dauzkagula aipatu diren ba rgi ren egokitzapena desafio bat da desafio politiko soziala aurrekontuak onartzea ere parean

behar diren laguntza guzti horiek hori desafio bat da eta horri esaten zaio edo bai

edo bertan gelditzen naiz eta asumitzen dut ikuskaritzaren papera

ez da ikuskaritza bat ez da obserbatorio bat zergatik badago joera bat udara honetan ere esan dena

pero esto de supervisar eta ikuskaritzatik nik esango dizut zer dagoen ondo eta zer ez dagoen ondo

posizioetatik abiapuntuko posizioetatik mugitu piska bat

iristeko baina nonbait erabakia hartuta dago itsura guztien arabera nire iritziz erabakia hartuta dago nahiago nuke nire

baina ez dut ikusten aparteko disposiziorik eta

baita ere autogobernuaren inguruko posizioetan

estatus berria daukagula edo berri batera joan behar dugula

baita ere gaur egun indarrean daukagun estatutuaren gabeziak

gu gaur tramitatzen hasiko bagenu gernikako estatutua

hemengo posizioak kontutan edukita gaurko estatutua ez genuke aterako

ez genuke aterako ba adibidez

ezagututa gaur egun gaurkotuta dauzkaten posizioak alderdi politiko batzuk ez genuke aterako zer esanik ez izaera nazionalari dagokionez

zergatik esaten dugu gaurkotu behar dugula gure autogobernua

jakina herri bezala ditugun eskubide horietatik autogobernua berritzeko

etorkizunari begira eta ondorioz izan dugun esperientzia kontutan edukita jakina baita ere harreman berri bat behar dugu estatuarekin espainiarekin berria izan behar du ez du izan behar lehengoa edo dagoena

ez du balio izan betetzeko estatutua bera betetzeko hori alfonso alonsok esaten zuen baina beno egia da zuek gazteagoak zarete

alde bozkatu zuen bezala aliantza popularrak ezezkoa bozkatu zuen eskatu zuen ezezkoa bozkatzea euskal herritarrei

hala izan zan posizioa eta orduan

esaten dugunean zergatik harreman berria ba gaurkoa aldatu behar baldin bada gaurkoak

ba alde batetik ez da sendoa ez da sendoa

eta hauskortasunaren aurrean esaten dugu sendotasuna behar duela harreman horrek hauskortasunaren aurrean sendotasuna ziurgabetasunaren aurrean

eta jakina subordinazio horretatik

eta behar du errekonozimendu eta errespetua hori da eskema ez da eskema berria

bide legalak errespetatzea ez du esan nahi

zilegitasun bat aitortzen zaienik bide legalak

balio behar dute arazoak konpontzeko

bestela ez dute balio

esaten dugu herri honen garapen politikoa soziala ekonomikoa kulturala euskal herritarrek bere ordezkarien

hori da muga bakarra euskal herritarrek

eta dena delako identitatearekin lotuta dauden horiek badute oinarri oinarrian lehendakariak azaldu duena

baina bi oinarri horiek legearen oinarria legea errespetatu beharrarena eta oinarri demokratikoa uztarketa horretatik etor daiteke etorkizuna edo akordioa

hor uzten duguna da uztarketa bat

estatus politiko berri horrek bidea eduki dezakela bide politikoa bide demokratikoa eta baita ere arauen eskutik

erabakitzeko eskubidearen debatea eta kontzeptua luzatu daiteke nahi den punturaino baina garbi dagoena da

herritarrengan dagoela eta egongo dela erabakitzeko eskubidea eta ze muga politiko ekonomiko eta kultural nahi dituen horren definizioa

eta da aniztasunarena bigarren elementu bezala esatera nindoan lehen indarkeriaren aitzakia zegoen

azaldu da berri bat eta da aniztasuna errespetatzea badirudi ganbara honetako lehenengo indarrak bigarrengo indarrak kasu batean

eskubide sozialen kapituluan lortutakoa zenbatutakoa ez dela aniztasunaren seinale edo ondorio eta lehen eta bakarren batzuk aipatu dituzte diputatu batek

gogoeta indarkeriarekin lotuta baina ez da bakarra izan ez da bakarra izan

eta hitzez hitz nola berak bere jakinduriaz eta ezagutzaz

idatzi zuen eta nik errespetu guztiarekin

gabezia estruktural bat edukiko balu bezala a ver hemen zer gertatzen ari da mundua erotu egin da dena aldrebes dago

demokraziaren

ezaugarrien nagusienetakoa da demokrazia non ez da ezagutzen gizarte anitz bat ez al da gure gizartea anitza

berdin da fede kontuetan genero kontuetan ez al da gure gizarte anitza eta zergatik aniztasun hori erabiltzen da herri definizio bat egiten hasten garenean herri edo nazio

ez al da estatutuak esaten duen bezala ez al da euskal herria herri bat

zuek ezagutzen al duzue nazio bat nazionalik gabe

orduan eskubideak guztion eskubideak bermatuta dauden sistema batean zergatik erabiltzen da aniztasun falta esateko hemen

jakina daudela diferenteak baino daude baldintza diferenteetan hori da kontua baldintza diferenteetan eta zein dago zeinen gainetik zein dago zeinek dauka bere kondizio nazionala konstituzionalki ezagututa

azkenean parekotasun bat errespetuaren eskutik gauzatu nahi baldin baduzu

errespetuak eskatzen du errekonozimendua eta hori da aniztasuna

esaten denean aurrerantzean zer modu xedean eta jardunda lehengora nator esanez lehendakariak ez du hola zuzeneko eskaintzarik egin

mahai gainean jarri ditu eta legealdi honetan gelditzen diren bi urte hauetan egin daitekeen guztia egiteko prest dago jaurlaritza aurrera egiteko gainontzeko talde parlamentarioetatik bakarren bat

ausartuko dira desafio horiek aztertu aztertu hitzartu eta garatzen eta aztertu hitzartu garatu eta ebaluatzeko modua ere balego atzea berriz berrikusteko

gu prest gaude eta hau ez da boto baten faltak sortzen duen urduritasunaren ondorioa herri proiektu batetan

utzi ikuskaritza obserbatorioa

politikara zergatik hitzarmenak lortzeak bere gauza dauka bere puntua dauka eta beti utzi behar izaten dira gauza batzuk

nik ez dakit zein tamainako analisia egin duzuen gainontzekok

jardueraz bi urte hauetan arro gaude zergatik bere

eta orain diru sarrerak badirudi gorantz egin dutela eta gure defizitak eta gure urgentziek ateratzeko modua baldin badaukagu ere

badakit zer den etxe bat zaintzea eta guk

diru sarrerak ondo badoaz gorde beharrekoa gorde inbertitu eta etorkizun hurbilean

agian diru sarrera horiek bera egiten dute eta orduan beharra edukiko dugu

zergatik gu bezalako herri batek politikoki

heldu leku ekonomikorik ez dut esango bereak egin duenik baino bere etorkizuna baldintzatua izango da eta edozein kasutan atzeratua

taldeen txanda amaituta eusko jaurlaritzako lehendakariak du hitza

legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok

baita herri hau ordezkatzen duzuen beste herri ordezkariok senatariok hain zuzen ere jaun andreok arratsalde on eta bigarren parte hartze honi ekingo diot zuek esandakoa erabat errespetatuz interes handiz

nik ez dakit goizean nik esandakoak horren interesekin jarraitu egin diren uste dut izan dela nahiz eta ulertu egiten dudan nireak interesik ez edukitzea norbaitentzat izan dela bai

tarte baten aukera horretaz irakurtzeko eta benetan esandakoaz oinarritzeko

azaldutako hainbat jarrera neure egiten ditut eta ulertzen ditut hainbat kritika nik neuk gaur goizean aipatu egin baititut hala uste dut hainbat gai argitu behar ditugu

azaldutako batzuekiko desadostasunaren bat edo desadostasunaren berri eman nahi dut bozeramaile bakoitzak aurkeztutako ideien zerrenda bat egin nahiko nuke edo egiten hasiko nintzateke eta bakoitzari erantzun orokor bat emanez hasiko nintzateke

gero azken batean hezkuntza politikoarekin ere aritu egin zara eta baita

hurbileko memoria edo oroimenarekin ere hor gogoeta bat egin duzu espetxe politikoarekin lotuz eta autogobernuari buruz

posible dela estatutu berri bat baina bide legal batetik eta aldebikotasuna bermatuko lukeena edo jorratuko lukeena eta baita itundua izan beharko litzatekeena euskal gizartearen aniztasuna planteatu egin duzu eta zentzu horretan

eredua zein izango litzatekeen euskal gizartearen aniztasunaren horren aurrean

apaltasun eza salatu egin didazu eta plana

soberbioa dela esan egin duzu eta beharrezkoa zenuketela

egin dezagun eh bildu ren aldetik iriarte

urrun omen gaudela esan egin diguzu eta

erabili duzu uste dut oker ez baldin banago aukerak galtzen ari garela baina baita

zerrenda batekin sartu zara elkarrekin podemosekin lehia batean ustez

izango litzatekeen ondare hori aldarrikatuz eitb taz ere hitz egin duzu ez dela nahikoa kudeatzea baizik eta lidergoa erakutsi behar dela eta lidergoa ausardiaz gainera

unibertsitate planari buruz ere aipamena egin duzu eta ez genukeela beldurrik izan behar etorkizunari

etsipenari ere eutsi beharko geniokeenik horrekin batera beharrezkoa litzatekeela ustelkeriaren aurrean

aipatu egin duzu autonomia estatutuaz hitz egiterakoan

nik goizean esandakotik badagoela itxaropenerako punturen bat eta

aldarrikatu egin duzu estatuarekin izan behar den harremanean aldaketa bat ez duzu zehaztu baina aldaketa bat izan egin beharko litzatekela estatuarekin izan beharreko harremanean alderdi sozialistari planteatu egin dizkiozu gauza batzuk eta ni horretan ez nahi sartuko baina zeintzuk izango liratekeen

aipatu egin dituzu eta baita edukiak zeintzuk izango liratekeen eta galdera bat

zer oztopatzen duen edo zer debekatzen duen ibilbide instituzionala ibilbide instituzionalaz hitz egiten dugunean elkarrizketa zer ote den akordioa zer ote den eta zentzu horretan beno planteatu egin du

berriak beharrezkoak izango liratekeela gutxi gorabehera hortik uste dut izan dela parte hartzea eta eskertu egiten diot

niri egiterako aipamenean beti ere ez da lehenengo aldiz baina eskertu egiten dut bereziki gaur ere egitea izaki bat bezala hartu egiten nauzulako

lurra zapaltzen dudala eta errealitatea ezagutzen dudala eskerrik asko

gobernuaren erantzun orokor bat eskainiko dut eta nire partetik herriaren etorkizunari buruzko ikuspuntu positiboa eta optimista defenditzen jarraituko dut ziur nagoelako eta horrela delako urte gogorrak bizi izan ditugu politikoki eta ekonomikoki gaur euskadik aukera du

libre utzi gaitu eta orain bizikidetzarako bidean ari gara honekin batera hazkunde ekonomikoa etengabekoa da eta gizarte zibila

eusko jaurlaritza lanean ari da konfiantza eta lankidetza indartzeko eta erakundeen eta ekonomiaren egonkortasuna bermatzeko

eta programa hori oinarritzen da aukera ekonomikoak eta lan aukerak sortzean hau da pertsonen beharrei erantzutean gure lehentasuna soziala da ukatu arren ere hori da gure lehentasuna gure

bi gastu sozialeko dira hirutik gastu sozialerako dira legegintzaldiaren erdian gaude eta plan eta proiektu nagusiak abian daude dagoeneko eta azpimarratu egingo dut harrotasunez gainera harrotasunez norabide bat dugulako goizean esan egin dudan bezala gure asmoa da

bultzada indartzeko unean ari gara aukera guztiak aprobetxatu nahi ditugu euskadi herrialde lehiakorrago eta justuago egiteko proiektuak sendotuz

esango nieke goizean zuek hala dela ez baduzue uste ere arazoak onartu egin ditut eta gabeziak ere bai eta arazoak gertutik jarraitzen ditugu autokritika egin dut baita goizean ere baina galdera bat

eta zergatik leporatzen dizuet edo galdetzen dizuet ia zuek egin ote duzuen

zuk hemen kritikatzen duzun eredua euzko alderdi jeltzalearen eta euskadiko alderdi sozialistaren eredua koalizioko gobernua den eredua edo euzko alderdi jeltzalearenari

zuek hemen kritikatzen duzuen eredua zure espainiako zure alderdikideek ezagutu nahi dute han aplikatu ahal izateko

zergatik ote hain txarra izango ote da gure eredua beraiek ezetz uste dute zure kideek espainiar estatuan ezetz uste dute

ongi etorria bai auzolanaren lurraldera arazo behar eta erronken lurraldera bazatozte ezberdintasunak ezberdintasun

erantzunak partekatzea hori bai lurra hartu duzu baina oraindik ez duzu errealitatea ondo ezagutzen nire ustez nire ustez nire uste apalean europa ez dago edo euskadi ez dago

euskadi ez dago europaren atzealdean gaur goizean datuak eman dizkizuet

eta konturatuko zara benetan errealitatea zein denaz dena den hobetzen eta aurrera egiten jarraitu behar dugu apaltasunez eta eskuzabaltasunez guztiona inor alboan utzi gabe euskadi denon artean egin dezagun

guztiak egindako kritiketatik edo salaketatik eta borobilduz zeintzuk izango liratekeen interes guneak beno lehena gobernuaren eta nire jarrerari buruzkoa lehen esan bezala argi esan egingo dut

begira lehenik enplegua gobernu honek eta aurrekoak lehen lehenik egin zuena izan zen enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko esparru programa bat onartu zortzi mila zortziehun milioi euro ditu

hain justu ere zuzenean enplegua sortzen laguntzeko programetan erabiliko dira helburua da legegintzaldi honetan langabezia ehuneko hamaretik behera murriztea bai

prekarietateaz hitz egin da erabat ados gaude aurrera egin behar da laneko behin behinekotasuna murriztu eta lan baldintzak hobetu egin behar dira

baina arazo hau ezin du jaurlaritzak bere kaxa konpondu erantzukizuna eragile ekonomiko eta sozialena ere bada baita negoziazio kolektiboarena ere

gure lehen konpromisoa politika sozialak bermatzea eta lortzea da

estatu guztian euskadi erreferente garbia da krisiak krisi ezetz esan beste autonomia erkidego bat

gauza bat dira demagogiak edo demagogiakeriak eta beste bat datuak urtetik urtera geroz eta diru gehiago darabilgu gastu sozialean

eta ez estatuaren aldean eta baita europaren aldean ere gizarte orekatua da euskadi pobrezia arriskua euskadin

finlandia suedia eta danimarkarekin batera oso urrun gaude bai europako batez bestekotik ehuneko

gurea ehuneko hamalau koma bost eta espainiako batez bestekoa ehuneko hogeita sei

inguruan konpromiso falta ere aipatu egin da eta alderdi popularrak ere zentzu honetan aipamen bat egin du

herri erronka bat da gazteei beharrezko tresnak emantzipatzeko eta beren kasa bizitzeko badakigu eta badakit zein diren oztopo handienak kalitateko enplegu eta etxebizitza

martínez jauna laugarren gaztedi planean eta bertan jasotako proposamenak martxan dira hemos puesto en marcha

arlo horiek nolabait planteatu egin dira ere gure osasun sistemari dagokionez eusko jaurlaritzak osakidetzaren aldeko apustu garbi garbia egin du hogeita hamabost urtetan euskadi sozialaren oinarrizko zutabeetako bat gure osasun sistema publiko eta unibertsala da herritar bakoitzeko osasun aurrekontu publikoa autonomia erkidego guztietako handiena da

herritar bakoitzeko eta estatukoa bataz bestekoa berriz

seguimos avanzando gatozen hezkuntzara eskola uzte tasa gurean

arlo honetan nire aldameneko aulkietatik badugu zeregina bai

bermatua dugu ekitatea eta bikaintasunari heldu diogu orain aurrera egiten jarraitzeko eta aurrera egiten jarraituko dugu

azkenaurreko atal bat bizikidetza bai azkenean gure herrialdea eta gabe dago eman

ez lehenaldirako atzerabiderik eta gaur gogora ekarri nahi izan dut ba ditugula erronka berri batzuk bizikidetzaren arloan

halaxe eskatu du legebiltzar honek legebiltzar honek eskatu du alfonso alonso jaunak legebiltzar honek eskatu du eta eusko jaurlaritzarentzat ere

eta ez da hori mehatxu bat hemen onartu egin zen sei hilabeteren epearen barruan egin beharko litzatekeela rajoy presidentea zelarik geroztik sánchez jauna etorri da presidente izatera eta bai

ehun egunak besterik ez ditu bete baina aldarrikapen hori aginte hori hor dago mahai gainean legebiltzar honek onartutako agintea

eskumen esparru batzuk urtetan landu dira eta laster batean eta erraz ekar daitezke eta hau

egutegi argi bat behar da egiteke dauden gainerako eskualdaketak bermatzeko eta mekanismo bat onartu aldebikotasuna bermatzeko eta nork bere eskumen esparrua errespetatzeko

konpromisoa auzolana ez gara gure burua limurtzen ari errealistak gara badakigu zein den euskadiren

zer erronka datozen eta zer ahalmen dugun haiei aurre egiteko konpromisoa gure gobernua itunean dago oinarrituta gobernu programa da gizartearekin dugun konpromisoa gizartearekin

enplegu gehiago eta ekitate handiagoa auzolana gaur jokatzen delako etorkizuna auzolanean jardun behar dugu

gizartearekin baita unibertsitate zentro teknologiko elkarte enpresa familiekin hau da gizarte sarearekin krisi garaian ahalegin handia egin ondoren orain bide beretik jarraitu behar dugu errealismoa konpromisoa eta auzolana puntu honetan beste behin ere eskerrak eskerrak eman nahi dizkiet

izan duten leialtasunagatik eta egin duten lanagatik baita laguntza eman diguten bi alderdiei ere euzko alderdi jeltzalea eta euskadiko alderdi sozialista

egiteko modu berri bat eskatzen du zorrotza eta gardena

hau da gure eredua ondo goaz helburuak betetzeko bidean eta bai azpimarratu egiten dut beste behin ere langabezia ehuneko

herritar bakoitzeko aberastasuna europako batazbestearekin edo batezbestekoaren ehuneko ehun eta hogeita bosta baino iristea ez dira bata zein bestea ez dira biak helburu makalak badut ilusioa euskadiren etorkizunean
gure herria ilusioa berreskuratzen ari da jarrai dezagun lanean elkarrekin etorkizuna irabazteko eskerrik asko eskerrik asko

euskal talde popularraren bozeramailea alonso jauna zurea da hitza

eskerrik asko alonso jauna euskal sozialistak mendia anderea zurea da hitza

eskubidea herriak ala hiritarrek

anderea elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

gobernuaren lana gehiago iruditzen zaidala notaritzarena gestioarena politikatan liderra izatearena baino eta zergatik esaten dizut hori

zerbitzu publikoetan hirutik bi inbertitzen da bai eta onartzen dizut baina hori nahikoa da edo ez da nahikoa edo zuzendu behar da edo gehitu behar dugu edo nondik gehituko dugu eta horri

animoak eman nahian bueno ba ongi esaten duzun bezala eta denok ikusten dugun bezala egoera prekario batean bizi direlako ezta pero no es que les haga falta el aliento

prekarizazio egoera honetatik ateratzeko horixe da nik esan nahi dizudana gobernu honen lana

lidertza politikoa daraman gobernu baten lana esaterakoan

enplegua da zure lehenengo arreta eta nik sinesten dizut hala denik ez daukat inolako zalantzarik euskal herria bildurena ere bai

zer da gobernu honek enplegua sortzeko kalitatezko enplegua sortzeko egingo duen politika nola

zenbakiak ongi ezagutu behar dira baina politika egitea falta da eta hori da guk zure gobernuari egozten dioguna eta planak planak ere

askotan aurkezten dituzuenak baina gero oraindik ere martxan jartzeko

martxan jartzeko denbora asko behar izaten duzue

hitz egin ahal izango dugu beste plan batzuen inguruan baina interesatzen zait asko berdintasun legeari buruz esandakoa berdintasuna eta emakumeen aurkako biolentzia erradikatzeko martxan jarri nahi duzun edo egin

noizko egingo dugu eta bitartean zer gertatuko da iruditzen zaidalako eman ditudan

egoeraren arabera benetan oso oso larria dela emakumeok bizi dugun desberdintasuna eta emakumeok jasaten dugun biolentzia eta beste plan bati buruz ere hitz egin behar dizut hain zuzen ere justiziaren inguruan hainbat

aipatu dituzun baina badira batzuk dagoeneko aspaldian martxan jarri behar zutenak adibidez justizia dohain izateko

eta orduan plan horiek izanagatik edukiagatik izen handiak izateagatik egikaritzen edo martxan jartzen ez baldin baditugu

non ikusten dudan gobernu honen lidertza falta

legearen balantzen inguruan hiru hogeita zortzitik baina momentu batzuetan iruditzen zait jarrera kontua ere badela ezta badauzkagu hor lege batzuk eta zenbaitzutan

akordioetara iristeko aukera eta badaude aurrekontuak ere gertuan aurrekontuak eta zerorrek kurtsoa hasi zenuenean esan zenuen

baina egia esan ez litzateke datu on bat izango gobernu baten jardunean seguro que sale el sol aunque

arduratsuak izan behar duzuela eta arduratsuak izan behar duzue gainerakoak zuekin edo zuen ondoan nahi bagaituzue izan ere arduradunak zuek baitzarete

zuena da eta horrela beste hainbat aipatu diren gaien inguruan

baina edozein kasutan gobernuarena da arazoa gobernuak atera behar ditu aurrera aurrekontuak gobernuak atera behar du aurrera

arduratsuak izango gara zalantzarik ezazu eduki eta jakin ezazu horrela izango dela eta anbizioa esaten dizudanean

abiadura altuko tren eredu hau erdia ez laurdena eta beste

informeak eta azterketak egiten eta gu bitartean ari gara orain del hogeita hamabost urteko plan batekin

kontuan izanda bakarrik zalantzagarria den tren batekin espainiarekin eta

ikusi dugun horretan eta europak esan digun horretan nolabaiteko bai urkullu jauna nolabaiteko gaitasuna izatea ikusteko beno zer daukagun esku artean eta zer eta nola egin genezakeen

jakin nahi dugu ikusten ari garena zer nolako izeberga den punta ikusten ari gara baina jakin nahi dugu

herri honen gehiengoak onartzen duen eta nahi duen akordio bat da eta gainera herri honi egunero bere

urkullu egibar jauna

gobernu hau osatu zenean beste akordio batzuk egiteko aukera izan genuen eta

beste sozio batzuk aukeratu zituen nahiago izan zituen eta

indartsuagoak izan daitezkeela hori erakutsi dugu eta posible da baina ez zaidazu esan nire lana ikuskaritza lana den edo ez den

eta lehen esan dudan bezala gobernu honek dauka ardurak hain zuzen ere

eta berriro esango dut herri akordioak egiteko prest gaude orain eta hemen eskerrik asko iriarte andrea

ikusi entzun eta antzeman politikan inportantea da hori

gaur egin den deskripzioa kontutan edukita ikusi dut

erregenerazioaren atala sentitzen deten bezala niretzako da

fortzatuta esatera behartzen zaituen zerbait

taldeak erabakita ez dauka orekarik horrek

benetakoa nola ez den ba zaila gertatzen da esatea

epaitegietan zer gertatzen den baina fortzatuta nola

eta hor leia bat egongo den ikuste dena da ikusten dena ba beno ardatz nazionalean harrapatu dugu pnv

batzuk esaten dute agian pnv tranpa bat egin digu jarri digu

nola zortzi hilabetetan izozgailu juridikoan egongo den asuntoa ardatz hori lotuta daukagu ba ardatz sozialean ni agua eta ikusiko dugu

hauteskunde datoz hemendik zortzi bederatzi hilabetera eta ondoren ikusiko dugu

egin eta ikusiko dugu ba negoziazioa hasten denean itxurakerietan gabiltzan ala ez

bat marko ekonomiko presupuestarioa eta gero politika publikoen

bi elementu horiek baldintzatuko dutela datorren urteko eta

baina politikoki ikusten dudana behintzat ezin geldituko naiz esan gabe eta esaten dut errespetu osoarekin

borrokatu arren borrokatu arren galdu dezakegu borrokatzen ez badugu seguru galtzen dugula

y un pueblo más libre eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna